arratsalde on guztioi estatu operazio oso bat abian denean legebiltzar honetara ekarri du estatu eredua eztabaidagai guri eztabaida hau momentu honetan egokia iruditzen zaigu zeren eta estatu ereduari buruzko eztabaida gaur egun kalena eta beste instituzio batzuetan ere baitago

ustez legebiltzar honek nekez bere funtzioak bete ditzake bizkarra ematen baldin badio jendearen kezkari kalearen kezkari

esan dugu estatu eredua eztabaidagai dagoela eta hori gertatzen ari da espainiar estatu eredua bera

krisi larrian dago monarkia krisi larrian dago bi alderdien alternantzian sustatzen den sistema politiko ustela baina batez ere

da kinka larrian dagoena eta kasu honetan ekonomiaren krisia ez da errudun berak bakarrik arindu egin duelako

monarkia ez da bat batean usteldu nahiz eta bat batean

eta beste bat jartzeak ezer ez duen konpondu bipartidismoa delakoa erori egin da eta erori egin da ezker hankak

sinesgarritasun osoa galdu duelako politikari askok uste dutenaren kontrara jendea ez hemen

jende askok eta askok urte luzetan gezur handiak sinesteko ahalegin handiagoak egin ditu francoren erreformarik gabe alternatiba bakarra diktaduran jarraitzea zela pentsatzen zutelako gauzak horrela milaka eta milaka espainiarrek urte luzetan diktaduraren arduradun faxisten inpunitatea demokraziarako ona zela

horrela bat batean frankista guztiak demokrata bihurtu ziren francok izendatutako erregea estatu buru izatea ere ona omen zen demokraziarako

demokraziaren babesle ere bihurtu zen naton sartzea

demokraziarako ona omen zen eta milaka eta milaka langile kalean lanik gabe uztea

ezinbestekoa zen bezala hori guztia sinestu behar izan duen jendeak espainiar estatuan eta espainiarra da kasu bakarra europa osoan

eta gainontzeko eskuin guztia alderdi politiko bakarraren baitan biltzen den alderdi popularrean

eta psoek urtez urte gezurrez gezur beti ere demokraziaren izenean hori bai frankoren erregimenarekiko sektore kritiko gehienak bildu eta indargabetzea lortu du noski lurralde eredua ere ez da salbuespena izan hala espainiar estatuko herritarrek baita kataluniarrek

alderdi politikoen artean lortutako adostasuna lor zitekeen onena zela

demokrazia gaztea oraindik ahula omen zen eta bazter guztietan sable hotsak aditzen omen ziren autonomia estatu eredua helburu bakarrekin jaio zen galiziarren kataluniarren eta euskal herritarren burujabetasun

hala bestela behinik behin baretzea horrela artifizialki

berdinduko zituen egitura bat asmatu zuten euskal herriari dagokionez lurraldea zatituz nafarroa eta gainontzeko lurraldeak zituzten foruetan oinarritutako eskubide historikoak aitortu arren euskal herritar askok garai hartan lor zitekeen adostasunik onena zela sinetsi nahi izan zuten

euskal herrian eta espainian batzuen iruzurrek eta herritar askoren borondate zintzoak espainiako trantsizioa izan zen gezur handia betiko izatea

duela hogeita hamazazpi urte frankok dena lotuta eta ondo ondo lotuta utzi zuena gaur egun askatzen ari delako espainiako trantsizioa delako hartan

estatu ereduak porrot egin duelako eta batzuk

ukatu zaiolako kupoa lantzeko formularen bat asmatuta arazo guztiak akabo beste batzuk esango dute euskal herriko zati honetan

porrot egin duela estatuak oraindik gernikako estatutua osorik bete ez duelako

nafarroan porrot egin duela foru hobekuntza delakoa

baina guzti guztiek badakite ez dela egia sí

a algo llamado madurez política como pueblo denbora baina ez da alferrik igaro katalunian eta euskal herrian nagusi diren burujabetza nahiek estatu eredua kinka larrian jarri dute gaur beste garai bateko iruzurrek ez dute balio

hogeita hamazazpi urte beranduago frankoren erregimenaren erreformaren erreforma hutsak ez du ezertarako balio eta zer balio du duela hogeita hamazazpi urte

demokratikoa egiteko behar zena hau da espainiar estatuan dauden nazioak aitortzea eta ondorioz euskal herriari eta gainontzeko

aitortzea haien baitan beraien etorkizun politikoa libre eta demokratikoki erabakitzeko eskubidea hori da herri honentzako bakarra hori da gaur bertan eh bilduk legebiltzar honetan espainiar estatuari eskatzen dion gauza bakarra ni a este pueblo ni al pueblo vasco

ez du euskal herria nazio gisa inoiz aitortuko bere burua ukatzea litzatekeelako espainiar estatuak ez du inoiz demokraziaren bidea egingo egungo erregimena frankoren erreforma besterik ez delako

gezur guztiak alde batera uzteko garaia da heldutasun politikoaren garaia delako egiaren garaia delako araba bizkaia eta gipuzkoako euskal herritarrok gu

hautatu gaituzte herritarrena da bultzada baina gurea da ardura bakarrik gurea beste inorena ez euskal instituzio nagusietako

erabakitzeko eskubidea txertatuz estatuaren borondaterik ezaren gainetik euskal gizarteari bere etorkizun politikoa libre eta demokratikoki erabakitzeko aukera

pasa behar euskal herriak historiarekin hitzordu bat duelako

hori ere esaten dizuet ez ezazue zarata handirik egin autogobernu ponentzia lotan dagoelako eta esnatzeko
eta eztabaidatzen hasteko arriskua dagoelako eskerrik asko eskerrik asko

arratsalde on autogobernuaren ponentzia lotan dagoela eta orain konstituzioaren erreformaren

gaia ekarri duenak gorka maneirok upyd ko

zuzen zuzenean eta bete betean konstituzioaren erreformaz ari da eta zuzen zuzenean eta bete betean alderdi sozialistak ere konstituzioaren aldaketaz jardun du alderdi popularrak ez alderdi popularrak badirudi diskurtso bat sartu behar zela

konstituzioaren aldaketa ekarri du honantza beraz ez dakit autogobernuaren ponentziarekin jarraitzeak merezi dun ala ez

hemen esandakoak atzo atzoko jardunean bi agerraldi izan genituen eta antzeko debateak izan genituen

nik uste dut hori bai tokatzen zaigula nik ez dakit alderdi sozialistak kasuan

madrilen berehala erregistratuko dituen konstituzioaren aldaketak badirudi baietz nik ez dakit alderdi sozialistak hori egingo duen edo kasuan alderdi popularra ze aldaketa proposatuko lituzkeen nik dakidan gauza bakarra da

urteko abuztuaren hogeita hiruan korrika eta presaka joan zirela aldaketa bat egitean hain zuzen ere europatik zetorren

bete asmoz presupuestoaren egonkortasuna eta defizitaren mailak eta zorrak eta ordaintzeko aldaketa bat behar zen eta hura egin zen

eta egia da momentu hartan eusko alderdi jeltzaleak eta bada garaia quiroga andrea jakiten hasteko alderdiaren posizioa zein den

eusko alderdi jeltzaleak

aurkeztu zuen modifikazioaren aldaketa konkretu bat hain zuzen ere autodeterminazio eskubidearen inguruan

zintuzkeen berriro ere irakurtzea

orain hilabete legebiltzar horretan zer onartu zen ere autodeterminazioaren definizioa

onartu zen hemen eta zer aurkeztu genuen han beraz guk egin dugu gure ekarpena baina

konstituzioaren aldaketa proposatu nahi digu maneiro jaunak nik uste du ondo dagoela gogoraraztea eta

guk geure irakurketa daukagu noski pero el tiempo que

horiek konferentzia direla eta konferentziak antolatzeko berdin dela

eta aski litzatekeela iritsiko da baita ere momentua konkretatzen joateko eta agian

ateratzen dela espainiako konstituzioa aldatzeko proposamen bat agian gerta daiteke

nola ez edozein kasutan behintzat helburua hori da egun indarrean dagoen gernikako estatutuaren aldaketa edo proposamena

baina proposamen horiek mahai gainean jarriko dituzte dituzue ditugu guk jarriko ditugu eta gure posizioak ezagunak dira beraz ez jarraitu bide horretatik bestela gerta dakiguke baita ere

nik pentsatzen nuen eta hemen bai nire puntutxoa jarri nahi nukeela

eskerrik asko egibar jauna erantzunen txandara pasatuz maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik asko euskal sozialistak taldearen ordezkaria den pastor jauna zurea da hitza

euskal talde popularraren taldearen ordezkaria den quiroga andreak dauka hitza

arratsalde on berriro aipamen zehatzari erantzunez esan behar dut gauza bat

eajko legebiltzarkide guztioi agian ez duzue aukerarik izan gure zuzenketa irakurtzeko normala da eta irakurri nahi dizuet ezagutzeko

hala dio eusko legebiltzarrak bertan ordezkatuta dauden euskal herritarren borondate politikoa

espainiar estatuari euskal herriari dagokion nazio izaera eta ondorioz nazio eskubideen aitortza eta errespetua eskatzen

hori da gaur hona ekarri duguna eta egibar jaunak esaten digu ez dela ez momentua ez tokia honi baiezkoa emateko hori da

zein den momentua eta ea hori ez dagoen lotuta

mota batzuekin eta ea hau ere ez den tokia horretaz hitz egiteko edo halako adierazpen bat egiteko eta zergatik ez den eta hau ez baldin bada zein da

zein da horretaz hitz egiteko eta hori bultzatzeko tokia hori dela eta pentsatu beharko dugu

gogoratzen dut legealdia hasieran eajko legebiltzarkide batek esan zuela uste dut

sortzeko asmoa geneukanean esan zuela norbaitek gauza batekin zer egin ez dakienean ponentzia bat sortzea proposatzen duela

ba beno behintzat etxe honetan gehiago ditugu baina besteak beste baditugu elkarbizitza demokratikorako ponentzia bat ia urtebetez bildu gabe

eta ez dakigu ondorio hori atera behar dugun ea gauza batekin zer egin ez dakigunean ponentzia bat asmatzen den horretarako nik uste dut euskal herria egoera honetan gaur egun gauden egoera honetan kontuan hartua espainiar estatua ere

eta nik uste dut guztiok ikusten dugula espainiar estatua deskonposizio egoera batean dagoela kontuan hartuta katalunian zer gertatzen ari den nik uste dut euskal herrian ere eztabaidatzeko eta pausuak ematen hasteko momentua dela bakoitzak egin ditzake kalkulu

gainetik nik uste dut orain dela momentua horretaz hitz egiteko eta katalunian egiten ari dena ere hemendik bultzatzeko gure prozesuaren bitartez lehenengo egunean lehendakariak esan zuen pazientziak muga bat duela

eta alde horretatik eta gogaituta zegoela gu ados gaude eh bildun ados gaude gogaituta egoteko arrazoiak badaude errespetatzen ez gaituztelako ez gaituzte aitortzen eta ez gaituzte errespetatzen eta zure pazientzia eta zure duintasuna ez dira zureak

zaren heinean guztionak direlako eta pazientzia

muga bat zeukan amaitu da epea bada garaia pausuak ematen hasteko eta ez baldin bada hau tokia esaguzue zein den baina gu prest gaude zuekin batera eta

bide hori egiteko eskerrik asko eskerrik asko arraiz jauna amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den egibar jaunak dauka hitza

ariketa bat egin duzu irakurri egin duzu emendakina ba zergatik

nik uste dut badakizula neronek azaldu dizut zuri neronek azaldu dizut zuri eta gainera berriro esango dut denak ulertu dezazuen zergatik orain baino lehenago debate hau baino lehenago nik

eta esan nion zein izango zen gure postura eta badakit ez zela erabaki itxia baina berdin pentsatzen zuen emendakinik ez aurkeztea beno zuek aurkeztu egin duzue eta nik aitortzen dut ba agian

zergatik zeren bakarren batek esango du amankomunean daukagun estrategia dela beitu erabakitzeko eskubidea

inportanteegia da eskubide horretan sinesten dugunak edo dugunok batak besteari edo besteak bati

politikoetan sartzeko zein zer den

edo zein doan urrutiago ez daki zer momentuan eskubide demokratiko bat da

behar den toki guztietan eta ez elkarri mokoka egiten hori da arrazoia

eskerrik asko egibar jauna eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu maneiro labayen jaunaren

hirurogeita hamabost eman dugu

ez da atera jatorrizko mozioa euskal sozialistak taldearen osoko zuzenketa jarraian bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ez da onartu jarraian euskal talde popularraren osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabost eman dugu bozka

eta bukatzeko eh bildu taldearen osoko zuzenketa bozkatu dezakegu

onartuta geratu gai zerrendako zazpigarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena elikagaien erosketa publikoaren inguruan eztabaida eta behin betiko

bai arratsalde on guztioi bilkura egun luze baten azken puntua da hau hala ere

labur jarduteko asmorik elikagaien erosketa publikoa dimentsio handiko gaia dela

isiltasuna mesedez jarraitu izan ere administrazio publikoa da entitate bezala

erosle nagusia administrazioaren eskuduntzan dauden egoitza desberdinen bitartez bai ikastetxe ospitale kartzela zaharretxe eta abar erosketa gaitasun honek

bolumen handi honek gainera elikadura sisteman eragiteko ahalmena ere badauka

hemen edo munduaren beste puntan erostea

ekologiko bat edo hidroponiko edo transgeniko bat erostea hego euskal herriko jangela desberdinetan egunero egunero milaka eta milaka menu

katering enpresa gutxi batzuen bitartez egiten da eta katering enpresa hauek munduko edozein txokotatik

elikagaiak bolumen handiko erosketak

elikagaien segurtasuna horri ematen zaio garrantzia ikuspegi

batetik eta abar baina gertutasuna kalitatea edo ingurumena bezalako irizpideak ez dira

geratzen dira iruditzen zaigu administrazio publikoek arduratsuak izan behar direla noski eta

eta justua egin behar dela

erabakiek eragina daukatela bai hemen eta baita harantzago urrutiago munduko beste

eta elikadura burujabetzaren printzipioen kontra

elikagaiak merkantzia soil bezala ulertzen dira eta harantza eta honantza munduan zehar

eta milaka kilometro eginez eta elikagai bolumen handiak merke erosten diren

han urrutiko langile horien lan baldintzak hemendik ezin ditugu guk bermatu eta ari gara pobrezia areagotzen ari gara pobrezia sistematizatzen eta datuak direnak dira

milioi biztanle bizi baldin bagara planeta honetan horietatik

goseak bizi dira eta zortziehun mila horietatik

nekazariak dira beraz mundu ikuskera

gaur egun indarrean dagoen elikadura sistema hau ez da justua begiratzen badiogu garraioari gainera nola

munduan alde batetik bestera baliabide energetikoak ikaragarri xahutzen direla elikagaiak lurrez

eta airez garraiatzen eta honekin batera nola ez ingurumena kutsatzen dela ingurumena kaltetzen jipoitu egiten

gertutasunari edo hemengoari begiratzen baldin badiogu ikusten dugu lehen sektorea gainbeheran datorrela gainbeheran datorrela urte

ukatuko eta gainera hemen ekoiztu ekoizten da bai nekazariek eta bai

arrantzaleek ere baina arazoa da gero ezin dela saldu prezio duin batetan

garamatza etengabeko lanpostuen galera

bertako ekonomiaren galerara landa inguruak jendez hustutzera paisaia kultura nortasuna eta abar galtzera eta honetan guztian

egiten ari direnak edo etekinak ateratzen ari direnak badira askotan aipatzen ditugun bitartekariak ekoizlea eta herritarraren tartean kate begi luze horiek

eta horiek ari dira hemen negozioa egiten eta aldiz baserritar arrantzale zein herritarrak gara galtzaile nagusiak egoera krudel aurrean asko eta asko daukagu egiteko eta egiteko daukagun gauza horietako bat

elikagaien erosketa publikoan gertutasun kalitate eta ingurumen irizpideak kontutan hartzea

elikadura burujabetzaren norabidean planteatzen dugu prozesu

bezala poliki poliki urratsak ematen joateko eta urrats horiek eman ahala emaitzak ikusten hasiko gara eta ziur gaude gainera emaitza horiek adieraziko dutela herritarrak direla hemen irabazle edo

gai honen garrantzia ikusita elikagaien erosketa publikoaren garrantzia ikusita gai hau landu sakondu eta gai honen inguruko eztabaida sortu nahi izan dugu

ildo horretatik orain dela hilabete batzuk izan genuen

herrien bidezko elikadura erakundearen agerraldia legebiltzar honetan eta aurkeztu ziguten

kanpaina eta kanpaina honek

gai honen inguruan kokatzeko gai honek daukan garrantziaz jabetzeko

ere gaur egun martxan dauden hainbat esperientzia europar batasunean bertan bai frantzian

badirela egunero egunero milaka eta milaka menu kudeatzen direnak tokiko elikadura sistemen bitartez kataluniara

ere kataluniako parlamentuan adostu zuten aho batez

non jasotzen zen elikagaien erosketa publikoan gertutasuna kalitate eta ingurumen irizpideak txertatzea madrili begiratzen badiogu madrilgo kongresuak ere berez

elikagaien erosketa publikoaren inguruan plan bat egitea irizpide sozial eta

hartuaz eta eh bildutik legebiltzarrera ekarri dugu legez besteko proposamen bat jaurlaritzak elikagaien erosketa publikoan gertutasun kalitate eta ingurumen irizpideak

eta honen inguruko plan bat egin dezan iruditzen zaigulako elikadura burujabetzaren oinarrietatik

bultzatu behar ditugula elikadura sistema iraunkorrak gertukoak osasuntsuak

ixten dituzten sistemak ekoizpena transformazioa merkaturatzea eta kontsumoa bertatik bertara

egiteko beraz

tokian tokiko elikadura sistemen aldeko apustu bat egin

elikagaien erosketa publiko arduratsu baten bitartez ikusten dugulako posible dela

daukan dimentsioarengatik lehen sektorea

lanpostuak sortzea merkatari txikiak bultzatzea bertako ekonomia sustatzea landa inguru bizi bat bermatzea eta baita paisaia kultura gastronomia nortasuna eta abarrei eutsi eta horiek

planteatu nahi dugu urratsez urrats egiten joateko bidea eta

talde jeltzalearekin lortu dugun erdibidekoan esan plan bat egitearen ordez

jaso dela guk berez haratago joatea nahi genuen baina iruditu zaigu

adostasun zabal bat lortzea lehenetsi behar genuela

ildo horretatik elikagaien erosketa publikoan gertutasun kalitate eta ingurumen irizpideen beharraz

elikadura burujabetzaren bidean urrats bat norabide egokian urrats bat besterik ez eskerrik asko

eskerrik asko lazarobaster jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den lópez de ocariz andereak dauka hitza

eskerrik asko lópez de ocariz andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den tellería jaunak dauka hitza

horiei gehitu beharko genizkieke egoitzak eta beste unitate publiko batzuk batetik horniketa arazoak izan ditzakegu zuk badakizu

ez dauzkagu soberan ez gutxienez elikagai freskoak

eta bestetik aztertu behar da kontratu publikoak legeetara egokitzea

diezaiogun herritarrei eta nekazariei hori baino ez dela makillajea

pentsatzen dugu modu berezian babestu behar dela kalitatea

eta horiek babestu egin beharko liratekeela gutxienez erosketa publikoan nahiz eta esan dizudan moduan seguraski araudiarekin egingo dugu topo eta guztiz egosten ez badu neurri handi batean mugatu egingo du

ondorioetara iristen hasteko moduan joan gaitezen motelago aztertu dezagun gure sektore errealitatea ez zati bat baizik eta bere osotasunean eta saiatu gaitezen laguntzen administrazio publikoak eta bere organismo eta enpresek eman diezaiekeen pisu erlatiboaren bitartez en definitiva

mistoa upyd taldearen ordezkariak ez du hitzik hartu behar

corcuera andrea erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den lazarobaster jaunak dauka hitza

aldeko bozka eman behar duzun bota dituzu hainbeste faltsuzko arrazonamendu eta labur labur saiatuko naiz horietariko

erantzuten diozu lehen sektorearen gainbehera

nik esaten dizut azkeneko hogeita hamar urteetan araba bizkaia eta gipuzkoan lau baserritarretatik hiru bidean galdu direla

diozu gure proposamenak ez dituela

baino gehiagok babesten begiratu non zauden jarrita eta inguruan zenbat kide dituzun eta begiratu beste alde hontara diozu legea hor dagoela eta hemen planteatzen ari garena dela legea

ez ez da hori hemen planteatzen ari garena legea hor dago eta nahi den guztia egiten ez du uzten noski neoliberalek jarritako edo ezarritako legedia delako baina hala eta guztiz ere

badaude zirrikituak eta gaur egunean egiten dena baino

egun indarrean dagoen legediarekin diozu ekologikoa eta hidroponikoa kalitatez berdinak direla

zure kalitatea ulertzeko moduari ingurumen irizpidea eta konturatuko zera ezetz eta diozu

espainia dela ekologiko gehien ekoizten duena eta nik esango dizut ere

dela trasgeniko gehien ekoizten duena

badirudi gure legez bestekoaren zioa hitzez hitz irakurrita edukitzeko ez zarela asko enteratu

izan ere aurkeztu duzun zuzenketan eta ez neukan honetan sartzeko asmorik lehengo txandan aipatu ere ez dut egin zure zuzenketa baina

eta zuen zuzenketan jasotzen dena da guk aurkezten dugunean elikagaien erosketa publikoaren inguruko gai bat

merkatu plazetan ekintzak antolatzeari buruz bertako produktuak eta sustatzeko gaurko gaiarekin zerikusirik ez daukan zuzenketa bat eta

haizea nondik jotzen duen bazeneki sikiera diskurtso nazkagarri

ikasiko bazenute zuen diskurtsoa eta bozka edukien inguruan eraikitzen

izango zenukete tellería jauna ez zaitez

elikadura burujabetzaren definizioa desitxuratzearen tentaldian erori diozu

legeak ez duela beno legeak baimentzen duela ekologikoa exigitzen

deialdi publikoetan elikagaien erosketa publikoetan baimenduta dago

kalitate neurgailu bezala ekologikoa exigitzera baina ez aldiz gertutasuna edo bertakoa izatera

baina badakigu baita ere legediak ere balorazio irizpideetan baimentzen duela gertutasuna edo ingurumen

kontutan edukitzen eta guk inongo momentutan ez dugu esan hau erraza denik eta horregatikplanteatzen dugu

egiteko bide bat bezala elikadura burujabetzaren norabidean urrats bat bezala besterik ez eskerrik asko

euskal talde popularraren ordezkaria den lópez de ocariz andrea zurea da hitza

eskerrik asko lópez de ocariz andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den tellería

eskerrik asko tellería jauna eta corcuera andreak ez du hitzik hartu behar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

hirurogeita zortzi eman dugu bozka hirurogeita zortzi bai aho batez onartu da erdibideko zuzenketa